egun on guztioi osoko bilkurari hasiera emango diogu gogoratu

delegatuta duela gai zerrendako lehenengo puntua

europar batasunean enpresa handien zerga ihesa ezabatzeari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena casanova jauna zurea da hitza ekimena aurkeztu eta aldezteko

egun on guztioi bi mila bigarrena urtetik bi mila hamargarrena urteraino

indarrean egon zen zerga sistema maltzur bat sistema honen bidez hirurehun eta berrogeita hamar multinazionalek

luxemburgoko estatuarekin zerga gutxiago ordaintzeko

eta indarrean zeuden legediaren arabera ehuneko hogeita zortziaren inguruan ordaindu behar zutenean praktikan ehuneko bata ordaintzen zuten

honi izen ofizial bat eman zion edo ematen zaio

egokiagoa izango zen iruzur legala dirudienez eta adituek hala diote

alde honetan dago beraz ez daude legalitate kanpo ez dira ilegalak baina inolako zalantzarik moralitatearen mugatik kanpo daude ez dira inolaz ere moralak kasu hau izan daiteke edo izan zitekeen hasieran

elusioaren inguruan noizean behin ematen diren beste

baina badago faktore oso garrantzitsua ezberdina bihurtzen duela eta da hau gauzatzen ari zen bitartean luxemburgoko

isiltasuna mesedez luxemburgoko gobernuaren kidea zela momentu batzuetan hazienda ministroa eta beste momentuetan

juncker jauna eta jean claude juncker jauna

inmoral hauen ardura zuzena daukan pertsona izanik gaur egun da europar batasunaren presidentea

hau da europar batasunean dauden kargu politikorik inportanteena betetzen du iruzur legalizatu honekin lotura eta ardura zuzena daukan pertsona bat eta guri hau hitz gutxitan esanda edo hitz batean esanda onartezina iruditzen zaigu

beste eskandalu batzuk egon dira aipatu denez suitzako kontuak falciani zerrenda famatua paradisu fiskalen inpunitatea eta abar

gaurko gaia ez da bigarren mailakoa batzutan ustelkeriaz hitz egiten dugunean esaten dugu kalte sinbolikoa kalte ekonomikoa baino

egia esan diru gutxi mugitzen da milioi batzuk gehien jota

kalte morala politikaren irudia desegiten dela baina kasu honetan ez da horrela hitz egiten badugu iruzur fiskala eta elusio fiskalaz hitz egiten ari gara momentu honetan gaur egungo sistema ekonomikoak daukan arazorik

ez bada larriena europan urtero

euro galtzen da edo ez da biltzen politika fiskalaren bidez iruzurra eta elusioagatik

urteko barne produktu gordin osoa da greziaren kanpo zor osoa da europar batasunaren

barkatu esan dut greziaren zor osoa ez lau aldiz greziaren zorra

hiru aldiz mirari bat bezala aurkezten diguten berpizte plan ekonomikoaren kantitatea hau da europak mobilizatuko dituen

horren hirukoitza eta hau galtzen da elusio fiskalaren bidez sekulako dirutza

ez da txarrena gaurko legediarekin ordaintzen ez dena txarrena da gaurko legedia baldintzatuta dagoela elusioagatik hau da toki askotan

gobernuek esaten dutelako noski zerga hauek zuzenagoak izango ziren baina indarrean jartzen baditugu

ospa egingo luke beraz ezin dugu jarri nahi genituzkeen zergak behar genituzkeen zergak orduan indarrean dagoen sistemari lapurtzen zaio elusioaren bidez

zeharkako efektu honen bidez beraz esan dezakegu elusio fiskalari aurre egiten iruzur fiskalari aurre egiten europako gobernuek edukiko zituzten behar dituzten baliabideak beraien hiritarrei

bizitza maila eta zerbitzu maila emateko eta hori horrela ez bada da praktika hauek indarrean daudenean eta praktika hauek existitzen direlako

aberastasunaren kontzentrazioa ematen ari da munduan noski lortzen badute aberatsenek zergak ez ordaintzea edo zerga oso gutxi ordaintzea gero eta aberatsagoak dira eta esaten dute iturri guztiek bat aipatzeagatik intermón oxfam erakundeak egindako

populazioaren ehuneko batak populazioaren ehuneko laurogeita hemeretziak

edukiko duela hau da hitz egiten denean ehuneko bataz versus ehuneko laurogeita hemeretziaz ez gaude demagogikoki hitz egiten deskribatzen ari gara erreala den egoera bat benetako egoera aberastasuna metatzen da gaur egungo sistema ekonomikoa bihurtu da aspiradora bat

etengabe xurgatzen dute pobreenen baliabideak eta hori posiblea da besteak beste fiskalitateak ez duelako jokatzen jokatu beharko lukeen paper birbanatzailea ondorio etikoak daude noski egoera honetatik

bai hirugarren mundu delakoan baita ere gizarte

gero eta zabalagoak diren sektore baztertuen artean badago jende asko

pobrezian txirotasunean ondorio etikoak ondorio ekonomikoak eta baita ere ondorio politikoak fortuna erraldoi hauek

erabakiak eta lortzen dute erabaki horiek beraien asmoen eta interes ekonomiko eta politikoen aldekoak izatea beraz demokrazia usteltzen dute eta hori egiten dute bide ezberdinetatik sektore ekonomiko

bakarrik urtero mila milioi dolar gastatzen dute lobby lanetan finantzatzeko pertsonak

politikoen erabakiak existitzen dira ate birakariak hau da zintzo den politikoak beti edukiko du erretiratzen denean ate bat irekita enpresa handi batean egindako lana eskertzeko soldata eder batekin eta honetaz ere asko dakigu gure herrian

unibertsoa jaio zenean materia guztia zegoela bilduta puntu bakar batean

agian aberastasunarekin gauza berdina gertatuko da baina noski jakin behar da edo fisika apur bat dakitenek esaten dutena da dentsidade infinituko puntu hori inestablea zela eta azkenean eztanda egin zuela badirudi hori gertatuko dela munduan eta beste adibide edo beste parabola edo konparazio ez hain zientifikoa egiteko esan dezakegu aberatsei gertatuko zaiola edo sistema ekonomikoari gertatuko zaiola

pertsonai famatu bati gertatu zitzaiona jan eta jan eta jan eta jan etengabe gose

eztanda egin arte ba hori da perspektiba

konponketa bideak ez badira jartzen bestelako politika fiskalak indarrean ez badira jartzen zerga progresiboak zergak kapitalaren gainean zergak ondarearen gainean lehen aipatu dut oxfam erakundearen txostenak eta erakunde hau ez dela mugimendu iraultzaile bat baizik eta gobernuz kanpo erakunde

zentratu behar dugu zergak gehien daukatenengan eta zerga horiek izan behar dira

ondarearen gainean aurreratzen dut guk ez dugula akordiorik egingo beste taldeekin gai honetaz ta ez da apriorismo batengatik ganbera honetan

ez dagoela printzipiozko arazoak sinatzeko akordioak beste taldeekin eta hori gertatzen dela astero baina gai honekin ez ditugu akordiorik sinatuko

dokumentu bat edo paper bat sinatzea baina gero praktikan uste dugu hemen daudela kontzepzio fiskalak zeharo ezberdinak eta kontrajarriak eta hori ikusi da praktikan eta hori ikusi denez

simulatzea kointzidentzia bat egon daitekeela hitz polit batzuen inguruan gero hitz horiei bakoitzak esanahi oso ezberdina edo kontrajarria ematen badio

norabide honetan nazioarteko erakundeek eta adituek eta ekonomilari aurrerakoiek gomendatzen duten norabidean indarrean zegoen politika fiskal bat akordio bat egin duzue ganbera honetako hainbat talde eh bilduk bultzatutako politika gipuzkoan kritikatu duzue

aberatsen gainean dagoen zerga kendu nahi duzuela

egiteko prest zaudetela eh bildu gipuzkoako gobernutik kentzeko

gurean ere existitzea kendu dituzue garairik larrienetan ondare zerga

ezinbestekoak zirela behartsuei eta gizartearen gehiengoaren beharrak asetzeko beraz aurreratzen dizuet

gure mozioa uste dugulako hemen daudela bi politika fiskal

benetan aurrerakoia progresiboa eta oinarrituta gehien daukatenen gehiago ordaindu behar dutelaren printzipioan eta beste politika batzuk

diotenak eskerrik asko eskerrik asko casanova jauna zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz talde popularraren ordezkaria den damborenea jaunak dauka hitza

eskerrik asko damborenea jauna euskal sozialistak taldearen ordezkaria den prieto jauna zurea da hitza

euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den gorospe andreak dauka hitza

eskerrik asko legebiltzarburu andrea egun on lehendakari

egun on guztioi casanova jauna

eta hasiko naiz esaten uste dudala eta argi utzi duzuela guztiz

zuok aldez aurretik antolatutako eta planifikatutako diskurtsoari eta nik esango nuke hemen zerga arloan europan gertatu izan den moduan planifikazio erasokorra egon dela

diskurtso politikan planifikazio erasokorra egin duzuela oso sano kuriosoa da esatea aurkeztu dugun erdibideko zuzenketa eta legebiltzar talde honen hain talde ezberdinek babestu dogun zuzenketan ipini duguzan berbak

baina zuek ez duzuela sinatuko ez duzuelako gure bat gatozela agertzea ez duzuelako gure zuek aldez aurretik planteatuko diskurtso horrek

ze bestela zer egoten duzue negoziazio politikorako esparru batean akordiorako adostasunerako esparrua

ez baduzue aukera aprobetxatzen edozer gauza akordioa ez agertzeko benetan nik uste dut harritzekoa dela

guk gaur hemen erdibidekoan esaten dugu eusko legebiltzarrak europar batasunean gertatu den

eta kondenatzen du eta ez duzue babestuko eta esaten dugu

zehaztea eskatzen dugu eta ez duzue babestuko eta

zerga politika komunitario justu birbanatzaile eta progresibo bat

europar batasuneko barruko paradisu fiskalak zerga elusioa eta haien antzekoa den zergak ordaintzeko beste edozein modu eta ez duzue babestuko eta esaten dugu legegintza proposamenak onesteko

ihes eta iruzur fiskalari eta paradisu fiskalak desagerrarazteko beharrezko neurriak hartze aldera bat egitea aurrera egitea lan egitea baina ez duzue babestuko eta esaten dugu guzti hau egiteko

ekiditeko bai zerga oinarrian erosioa bai onuradunen lekualdaketa alegiazkoa eta interesatua edo lan egin dadila zerga oinarri kontsolidatu komun bat ezartze aldera

eta ez duzue babestu eta hori da sinatu dugun erdibideko zuzenketaren edukia baina edozer gauza ez sinatzeagatik zergatik ba lehen esandako moduan planifikazio politiko erasokor horretan guztiz murgilduta zaudetelako eta beste gauzak

esan duzu estigmatizazio prozesu izugarrian sartuta zaudete eta guzti horretan gu zelan eusko alderdi jeltzaleko kideok sartzen gara

ezer gure casanova jauna zure berbetatik hori da ateratzen dena diskurtso politiko populista demagogiko huts hutsa zuei

zuok zuen estrategiagaz aurrera egiten duzue eta gure alderdia

estigmatizazioen aldekoa eta ez dugu bide hori inondik inora jarraituko ez daukagu ez zelango konplexurik eta zuek badirudi gauza batzuetarako baietz eta aurrera egiteko guzti hori alde batera itxi beharko dozue hirugarren pertsona

zu ez los políticos se basan nos basamos zu gure tartean berdin berdin

zorrak eta aipatu izan ditu ba oraintsu garitano jaunak

donostiako alkatea zoriondu berri du zorra ondo eta arin ordaintzeagatik aberatsen zerga aipatu izan duzu gipuzkoan eta lehen

euzko alderdi jeltzaleak bilatzen duena da zerga justuago bat

benetan aberatsak direnak gutxiago ordaindu

hori da bilatzen duguna benetako aberatsak zuek egin duzuen moduan gutxiago ordaindu barik gehiago

dirua geldi egon beharrean diru hori produktiboa eraginkorra

euzko alderdi jeltzaleak paktua bilatzen duela gipuzkoan bildu erakundeetatik ateratzeko hori bilatu izango balu hori dagoeneko

behin eta berriro nobio nobia etorri jakuz bila

ez dagoelako inondik inora borondate hori hori behin

eginda legoke dagoeneko prieto jauna

único eta bide horretatik joan da maneiro jauna

guk ez dugu defendatzen zerga bakarra guk defendatzen duguna da zerga harmonizatua

guk esaten duguna da eta aldarrikatzen duguna beti aldarrikatu izan duguna eta guztiz beharrezko dena

esparrua markoa arauak zehaztea

zuloak zarratzea elusio fiskala zerga iruzurra

edo kasuak dumping fiskal kausa eta

kentzeko eta harmonizazio gehiago behar dugula eta horretan benetan europan aurrerantz egin behar

izango da nik sozietateen zerga bakarra europar batasun guztian hemen esan da kasuaren datuak eman izan dira zelan den eta guk esan dugun moduan erdibideko zuzenketan

adostu dugu hori egiteko hori aztertzeko

onartu berri duen batzorde bereziak egiten dituen ondoreetatik ateratzea eta bakoitzak dagokion erantzukizunak

bestalde komentatu dugun moduan europar batasunari eskatu izan diogu ecofin lan taldeetan aurrera egitea bai ekiditeko zerga oinarrien erosioa bai mozkinen eta onuren aldaketa interesatua kasu honetan egin den moduan eta bestetik fiskalitate zuzeneko lan taldeek aurrera egin dezan aztertzen zerga oinarri kontsolidatu komun bat ezartzea aldera sozietateen gaineko zergan este tipo de prácticas generan tensiones

horregatik guk planteatzen izan dugu zentzu horretan guztia ekiditzeko eta ekitate

zerga sistema justuago bat izateko aurrerapausoak ematea

eskerrik asko gorospe andrea erantzunen txandara pasatuz eh bildu taldearen ordezkaria den casanova jauna zurea da hitza

eskerrik asko damborenea jauna euskal sozialistak taldearen ordezkaria prieto jauna zurea da hitza

eskerrik asko prieto jauna mistoa maneiro jauna zurea da hitza euzko abertzaleak

ez zarete etikaren munduan murgiltzen zuok

argi eta garbi agertuko dan moduan estetikagatik

ederrez egindako erdibideko zuzenketa bat babestuko estetikagatik ez etikagatik hori garrantzitsua da

oso lasai casanova jauna are gehiago hori bada bilatzen dozuena utzi ahalegin egiteari

helburu hori lortuko guk gurera jarraituko dogu lana egiten jarraituko dogu beti egin dogun moduan

ez gagoz urduri eta ez gaituzue urduri ipiniko

eskola kirolean kirolaren onurak defendatzetik aparte baloreak transmititzeko eta gazteenak balore onak hartu daiezan ahalegin egiten da eta baloreetariko bat joko garbiarena da

zuk arduratu zeureagaz zuk egin zurea zuk

gogoeta egiteko eta aldeko botoa emateko eta orduan

albo batera utzi eta etikaren munduan sartu zaitezen eskerrik asko eskerrik asko gorospe andrea amaitu da eztabaida
eta bototara jarriko dugu eh bildu taldearen legez besteko proposamenaren jatorrizko testua

ez da onartu jatorrizko testua jarraian mistoa upyd euskal talde popularrak euskal sozialistak eta euzko abertzaleak sinatu duten erdibideko zuzenketa bozkatuko dugu

ondorioz onartuta geratu da erdibideko zuzenketa gai zerrendako bigarren puntua euskal sozialistak legebiltzar taldeak egindako legez besteko proposamena erregistro zibila herritarrentzako doako zerbitzu publiko gisa eta bake epaitegiak mantentzeari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda

gracias eskerrik asko maneiro jauna eh bildu taldearen ordezkaria den arzuaga jauna zurea da hitza

ekartzen dugun bitartean errolda zibila pribatizatzeko beste urrats batzuk ere ezagutu du

iragartzen zuen hogei barra bi mila hamaikako errolda zibilaren legea aldatuko zela

sartuko da eta moldaketa horiek egiteko otsailak bosteko agindu batek sortzen du batzorde misto bat gobernua eta erregistratzaileen kolegioarekin osatuta pribatizazio prozesu hori ondo bideratzeko hain zuzen ere interes handiena daukatenak errolda zibila euren eskuetan jar daitezen

hartzen dute aldaketa legal honen erredakzioan hau da negozio hori monopolioan hartuko dutenak erredaktatzen dute

lotsagarria da gero eta argiago gertatzen ari da honen inplikazio ekonomikoak jada martxan dagoen zerbitzu publiko bat bere baliabide tekniko guztiekin gutxi batzuen interes pribatuen

jartzen dira inbertsio publiko horiek partikular batzuen

doaz zerbitzu hauengatik ordaindu beharko da eta nork egingo du ematen du estatuak ezetz zerbitzua hartuko duten eta kudeatuko duten erregistratzaileek ematen du ezta ere ez da batere logikoa beraz azken aukera eta bakarra

beharko dute ordaindu dute erregistroaren estruktura organikoa gaur egun dagoena eta orain ordainduko dute zerbitzu bakoitza

eztabaidatzen eta proposamenak ere luzatzen adostasunetara heldu gara eta nolabait deklarazioak ere egin ditugu baina adierazpenez gain urratsak ematea ere proposatzen genuen legebiltzar

horrela eskatzen zuen orduan hasi ginenean eztabaida hura garaiz geunden gaur jada denbora gainera

biderik marraztu adierazpen horiek eraginkor bihurtzeko zein kudeaketa egin behar genuen erabaki horien inguruan zein estrategia jarraitu

eusko jaurlaritzak hemen agintzen zena kudeatzeko ez gara eraginkorrak izan helburuak argi bagenituen baina ez dugu bide

hori lortzeko eztabaida egin izan dugu bide horietatik ere zeintzuk izan behar ziren ia eskuduntza eskatu behar genuen

hasieran onetsi genuen baietz baina gero antza denez bide hura oso konplikatua oso luzea omen zen hogei barra hamaikako legeak aurrikusten zuen titulu abilitatzailearen bitartez ere komentatzen genuen

nolabait erkidego batzuk hala lortu dutelako eta komentatzen genuen katalunia aragoi eta andaluziako estatutuek jasotzen dutela eskumen

eta inork ez zuen imajinatzen hori izango zela nolabaiteko numerus clausus

gainontzeko erakunde gainontzeko erkidegoek ere eskuratu ahal izango zutela konpetentzia hau baina ez dugu ezta ere bide hori jorratu

hogei barra bi mila hamaikako legearen aurretiko egoerara jo behar genuen hau da erregistro zibila zegoen momentu horretara jo behar genuen edo administrazio publikoan

jorratu amaitzeko esaten genuen ministroari edo gobernuari helarazi behar zitzaiola gure aldarrikapena ez dakit ere

agerraldi bat batzordean eta esan zigun handik aste betera azaroak seian bilera sektorial batean gaia berriro ere

zenuela pentsatzen dut ez zela oso eraginkorra izan ze bestela jakingo genuen bide eraginkorra ez dugu erabili aukerak eduki ditugu baina bat ere pentsatzen dut ez dugula jorratu

nahi genuelako baina ezin horixe da gure patua

zortzi barra hamalauko errege dekretu legea sartuko da indarrean eta jada ematen du esperantza guztiak galdu ditugula inpotentzian jezarri gara fatalismoan derrotismoan

agian mueble batzuk salbatzen baina ez besterik

funtzionarioek euren lana salbatu nahi dute logikoa den bezala beste egunean

presidenteak argi eta garbi esaten zigun zein egoeran aurkitzen diren gaur ere funtzionario horiek errolda zibilan lan egiten dutenak

mobilizazioekin eta euren aldarrikapenekin sindikatuek jarraitzen dute mozioak aurkezten kasu honetan ere

guk borondate oneko adierazpenak egiten ditugu baina daukat sentsazio osoa ez dugula eraginkor jokatzen esan bezala

erori gara hiritarreko oraindik ez dute nozitu erreforma honek aldaketa honek edukiko dituen baina azkar egingo dute izan ere lehenengo semea erroldatzen zuten udalean bertan bake epaitegian dohainik eskura zeukaten zerbitzu batean eta bigarren semea erroldatuko dute

bere kapitalean hiriburura jo beharko dute erroldaketa hori egiteko eta gainera beharrezkoa den tramite hori ordaindu beharko dute tamalez kontsumatzen da datu publikoak

ipiniko direla zerbitzu publiko bat esku pribatuetan ipiniko direla diru publikoa esku pribatuetan jarriko dela horretara goaz eta gaur ere berriro salatuko dugu

bai eskerrik asko presidente andrea sailburu jaunak

buruz ez naiz errepikatuko uste dut nire aurretik hitz egin duten legebiltzar taldeetako bozeramaileek dagoeneko azpimarratu dituztela

egingo dira ez dira batere murriztuko karrera funtzionarioak eta langile interinoak

eskerrik asko zorrilla jauna zuzenketarik aurkeztu ez duen taldeen txandara pasatuz euskal talde popularraren ordezkaria den llanos andrea zurea da hitza

públicos

eskerrik asko llanos anderea erantzunen txandara pasatuz euskal sozialistak taldearen ordezkaria den gallastegui andereak dauka hitza

mistoa upyd maneiro jauna zurea da hitza queríamos compartir

eskerrik asko maneiro jauna eh bildu taldearen ordezkaria arzuaga jauna zurea da hitza

hagamos tal vez algo más eskerrik asko arzuaga jauna euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den zorrilla jaunak dauka hitza

bai eskerrik asko presidente andrea bueno respecto a la señora llanos

amaitzeko euskal talde popularreraren ordezkaria den llanos andreak dauka hitza

eztabaida amaituta bototara jarriko dugu euskal sozialistak

eh bildu taldeak sinatu duten erdibideko zuzenketa puntuka eskatu da eta bozkatuko dugu arazorik ez badago behintzat lehenengo bigarren eta hirugarren puntua bozkatuko ditugu bozkatu ditzakegu

hirurogeita bost bai hamar ez ondorioz lehenengo bigarren eta hirugarren puntuak onartuta geratu dira jarraian laugarren puntua bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

bosgarren puntua eztabaidatuko da hirugarren lekuan eta hirugarrena bosgarrenean

garoñako zentral nuklearra berriro ez irekitzeko hartu beharreko neurrien inguruan eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda lópez de munain jauna zurea da